eserlekuetan eseri gai zerrendari ekin baino lehen gogoratu egingo dizuet natalia rojo legebiltzarkideak botoa delegatuta duela

lehendakariaren agerraldia berak eskatuta hamargarren legegintzaldirako gobernu programa azaltzeko lehendakariak dauka hitza

legebiltzarkideok gaurko agerraldi honetan nahiz eta

geratu den proposaturiko edo egindako eskakizun bat bi eskakizunei batera emango diet erantzuna alde batetik jaurlaritzak legegintzaldi honi begira duen lege programa

nire parte hartzeetan zehar aurkeztu egingo dut bestetik legegintzaldirako gobernu programa azalduko dut biak erabat

gobernu programaren baitan lege proposamenen berri ematen da bertan lege asmoena gobernu programan bertan eta bestetik jaurlaritzak berak lege programa prestatzen ari delako momentu honetan bertan gero esango dudan bezala

jaurlaritzak lege programa aurkezteko orain arte emandako eta hemendik aurrera eman beharreko pausuen berri ere emango dut beraz ondoren gobernu programaren

publikoki mila eguneko programa deiturikoa gizartearekiko gure konpromezua jasotzen du

hiru ekarpen nagusi jasotzen ditu hiru oinarri ditu alde batetik herritarren aurrean aurkeztu gineneko hauteskunde programa jasotzen du jakina

konpromisoak eta ildo nagusiak ere jasotzen ditu eta hirugarrenik aurreneko hiruhilabeteetan gobernuak hainbat gizarte eragileekin edukitako bileretan jasotako ekarpenak programa zehatza da eta publikoa da

bere jarraipen eta balorazioa jaurlaritzak berak egingo duelarik

egoera honi aurre egiteko eta gainditu ahal izateko gure printzipio eta baloreetatik hasita egingo dugu ardura osoz politikaren eta instituzioen

aldarrikatzen dugu giza garapen justua solidarioa eta integrala

nahitaezko oinarri humanistiko batekin abiatzen gara euzko alderdi jeltzaleak eusten dion jaurlaritza bat izanik pertsonak

izanik zigortzen gaituen krisi ekonomiko eta

erakunde eta baloreen krisi bat ere errealitate honen aurrean etikoki eredugarria den gobernua hori da gure asmoa aurrera eramateko konpromezua dugu egitura eta

murritzagoa dena administrazio eraginkor eta gardenago batekin konprometitua

ematen dituena eta emango dituena eta horretarako teknologia berrien garapenaz baliatzen dena finantza publikoen kudeaketan arduratsu eta

gobernu programa aurkezteko hiru arlo handitan banatuko dugu lehena

bi ikuspegi azalduz bat hazkundea eta garapen ekonomikoa

motore modura eta beste bat giza garapena gutxiengo zerbitzuak bermatuz gizarte bat ahalik eta orekatuen eta kohesionatuen lortzeko inor atzean utzi gabe bigarrena

eta hirugarrena euskadirentzat status politiko berri bat

gobernuaren ihardunari dagokion aldetik gobernuaren

honen baitan krisi ekonomikoari aurre egiteko helburu eta ekimenekin honen lehen oinarria hazkunde ekonomikoa sustatzea delarik

enplegua da pertsona komunitatean integratzeko gizarteratzeko sozializatzeko eta parte hartzeko prozesuen oinarrizko tresna gobernu honen enpleguarekiko konpromezua hasten da lanpostu publikoak mantentzeko bermearekin

honekin batera lanbide berriztatzeko helburua beteko dugu

eskaintzeko bigarren zutabetariko bat ekonomia suspertzeko plana behar bat gure herriaren etorkizunerako ulertzen dugularik

lehiakorragoak izatea suposatzen du plan honek lau

azpiegituren inbertsio publikoa bat beste bat industrializazioa hau da clusterretan eta benetako ekonomian oinarritutako politika eredua berreskuratuz

eraginkortasunari energia aurrezteari eta energiarekin lotutako garapen teknologikoari lehentasuna ematen diogu eta emango diogu hirugarrenik berrikuntza zientziaren teknologiaren eta berrikuntzaren euskal sistemaren mapa

patenteei eta talentua erakartzeari lehentasuna emanez eta azkenik nazioartekotza kanpoko merkatuetara gehiagoz zabalduz

eredu berria euskal gizartearen zerbitzura ezinbestekoa da gaur egungo euskal gizartearen errealitateari egokitzen zaion eredu batean

horrek berekin dakar segurtasun zerbitzuak pertsonenganako hurbiltasun handiagoa eta honekin batera baliabide eta bitarteko erabilera eraginkorragoa bultzatzea xedea honako hau da

integrazioa eta hurbiltasuna gizartearekin polizia integralaren ereduan aurrera eginez destacamos sí

y la convivencia en relación al futuro garrantzitsua da iragana argitzea eta horretarako martxan jarriko diren ekimenak azpimarratu nahi ditut

giza eskubideen urraketak egiaztatzeko txosten bat prestatzea

proiektua terrorismo biktimak gogoratzeko proiektuan parte hartzea laguntza eta konponketa ildoak garatzea

iraganari begira dena argitzeko betebeharra dago ezin baita etorkizuna eraiki iraganean ezer gertatu izan ez balitz bezala

beste bi erantzukizun printzipioekin osatuko dugu orainari begira bizitza soziala normalizatzeko betebeharra dago elkar bizitza edo bizikidetza sendotzeko eta etorkizunari begira

sistema demokratiko baten azkeneko zentzua bizikidetza integratzaile baten lorpenean datza paso al tercer compromiso

helburu honekin beraz luzatu dugu azken aste hauetan oinarri dokumentu batetan jaso ditugun proposamenak bertan gaur egungo testu inguru ekonomikoaren azalpen bat egiten da aurrekarietan eta honekin batera

testu inguru honi aurre egin ahal izateko batetik zerga erreformaren eta iruzurraren aurkako borrokaren inguruko konpromezuak bestetik

erkidegoko sektore publikoa erreformatzeko edo eraldatzeko eta berregituratzeko konpromezua

esan egin den bezala hau da beraz gure eginkizuna

eta gure erantzukizuna oinarri hartuta gizarte osoaren helburua da dauzkagun erronkei aurre egitea

ondo bideratzea eta erabiltzen jakitea beraz zuen ekarpenak entzuteko prest nauzuelarik eta ekarpen horiek benetan izan daitezkeelakoan baita txertatzeko ere bai beste ezerik gabe

eskerrik asko lehendakari jauna legebiltzar taldeen txandara pasako dugu

upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

y que se tomen decisiones muchísimas gracias eskerrik asko quiroga andrea euskal talde sozialistaren ordezkaria den lópez jaunak dauka hitza

mintegi andreak dauka hitza egun on

gaurkoan bi agerraldi ziren egitekoak bata euskal herria bilduk eskatutakoa lege egutegiari buruz eta bestea lehendakariak beraren eskariz eskatutakoa gobernu programa aurkezteko eta

ez zuelako nahi izan euskal herria bilduren agerraldia aurrera joatea

esanez gobernu programan bazegoela izatez legeari buruzko aipamena eta egia da lehendakari jaunak gaur horren aipua egin duela

kontua inori ez zaio eskapatzen ez dela gauza bera han omenka aipatzea gobernu programa batean edo legegintzaldi osorako legeen mapa bat egitea

zehaztuta eta jaurlaritzak agertu duen jarrera honekin hiru gauza gelditu dira agerian lehenengo eta behin zehaztasun falta dela gobernu honek daukan ezaugarririk behinena bigarrena da prebisio falta

endemikoa delako eta hirugarrena da noraezean hasi zela noraezean segitzen du eta noraezean

eta brujularik gabe egutegi legislatiboaz mintzatuko gara noski

gai honetaz insistitu egingo dugu eta agerraldi berri baten bidez edo legez bestekoen bidez aurkeztuko ditugu gure proposamenak

hain zuzen ere gobernu programan agertzen diren legeak

ez dagoelako eta gainera zenbait falta direlako guk ekarriko dugu kamara honetara legediaren legearen proposamena kooperazioarena

gardentasunaren legea herri ekimen legegileen legea kirola

portuena eta abar eta abar eta abar baina orain zentratuko naiz gobernu programan

denbora mugatua delako eta badagoelako zeresana horren gainean lehendakariak aurkeztu duen mila eguneko programan hiru ardatzen inguruan da bere egitasmoa enplegua eta pertsonak bakea eta

eta estatus politiko berria eta programa hau aurretik ere esan da hemen indefinizioaren paradigma da printzipio

asmo onak azaltzen dira baina oinarri sendorik gabe programa honen aurretik ezagutu izan ez

aurrekontuak agian sinetsiko genuke berrehun orrialde hauetan esaten den guztia agian

aurrekontuak ikusteko eta ikusteko nola gorpuztu nola gauzatu nola bideratu behar ziren asmo horiek guztiak

agerian gelditu da letraren eta zenbakien arteko dibortzioa el programa de gobierno

aurretik gaudela eta diru gehiago eman interes

azpiegitura bati enplegurako fondoari baino hau da hirurehun eta hirurogeita hemezortzi koma bost milioi euro abiduara handiko trenarentzat eta

enpleguarentzat ezin da ahuldu sektore publikoa eta bere horretan mantendu kontzertaziorako aurrekontua

pertsonak aurretik gaudela ezin dira moztu

eta gero esan pertsonak lehenetsi egiten direla zein pertsona pertsona guztiak edo bakarrik beren poltsikotik ordaindu dezaketen pertsona horiek zeintzuk dira lehentsi egiten diren pertsonak

edo denak denak badira ezin dira moztu bekak

larrialdi plana defizita da lehena badirudi madriletik badatorrela

baina zergatik hori europa osoan ari da kuestionatzen frantzian italian debatea zabalik dago zein izan behar den defizita eta beste behin ere

madrilen erabakiko den defizit muga zergatik herri honetan egin behar ditugu alboko herrian egiten diren akatsak utziko dugu besteak erratu daitezen gure ordez ez litzateke hobea geu erratzea geure kabuz

eta ez hirugarren batek egindako erruak gure proposamena da finantza euskal kontseiluan berrikustea estabilitatearen legea eta

prebisio falta baina sasoian gaude oraindik bakea eta elkar bizikidetza da ardatza bigarren atala gobernu programan gutxi hitz egingo dut atal honetaz hain zuzen ere parlamentu honetan kamara honetan martxan jarri dugulako ponentzia bat

intzidentzia gehiegirik egin gai horretaz bakarrik esatea denetaz hitz egin beharko dugula bertan bai zoru etikoaz eta bai etika beraz eta agian hitz egin dezakegu ere zer nolako

adierazi dutenean publikoki beraien ideien eta beraien iritzien kontra ari direla hartzen zenbait neurri

hori etikaren barruan non kokatzen den zein kategoriatan sartu behar dugun beharrezkoa da

eta guk konfiatu egiten dugu eaj horretan egongo dela eta labur eta amaitzeko denbora aurrera doalako hitz egin nahi dut estatu berria euskadirentzat nik entzun nahi nuen euskal herriarentzat baina euskadirentzat dator eta konstatatu

laburtzeko nik bakarrik esango nuke gauza bat hiru mito jauzi dira lehenengo egun hauetan

bat gestore onak zirela ez ez dakite gestionatzen ezta beraien langileen soldata bi

ez dute lortu akordio bakarra aurrekontuak aurrera ateratzeko eta hiru modu bakarra dagoela politika egiteko ikuspuntu nazionalista batetik

egun on guztioi gestore onak garen ala ez hori herriak epaituko du berriro ere

akordiotarako gaitasuna behintzat prestutasuna badaukagu

beste formulazio batzutan ba hiru edo lau izan daitezke orain denak ados jartzen direnean aurrean dagoen horri kontra egiteko akordiotara iristea ez da erraza izaten eta beste modu bat badagoela gobernatzeko

ikusteko dago abertzaletasunaren ikuspuntutik beste modu horrek

zergatik pnvk ere abertzaletasunaren eskutik alternatiba bat behar du hori logikoa da

kasuan bilduk gaitasun hori baduen ala ez

lehendakariak egin duen agerraldiaren lehenengo zatia entzun ondoren halako sentsazio arraro bat mundua aldrebestu egin da edo non

alderdi sozialistari dagokionez behintzat hain zuzen ere gobernu egitasmoaz hitz egiteko saio honetan leporatzea

aurkeztu orduan derrigortuta zaude esatera gaur aurkeztu dena ez dela egitasmo bat

ez baitzenuen inongo programarik aurkeztu eta gainera guzti hori lotu duzu hain zuzen ere

gure lehenengo porrota bi mila hamabiko urrian ospatu ziren hauteskundeek izan ziren besteak beste

legebiltzar honen aurrean hartuta zeneukan konpromezua bete ez zenuelako

aurkeztu ez zenuelako eta nik uste dut alderdi sozialistaren portaeraren klabeetako bat hortxe dagoela azkeneko bi hiru urte hauetan zergatik zuk ez duzu

jakin badakizulako aurkeztu izanez gero zure aurrekontu proiektu horretan behar beharrezko izango ziren ajusteak edo errekorteak edo murrizketak islada edukiko zutela hain ez duzu aurkezten

hain zuzen ere programa horren hiru egitasmoak hemen ibilbide orri bat dago hay un programa

orri horretan lehenengo ardatza krisi ekonomiko honetatik irtetea ardatza pertsonal laura mintegi anderea bere giza eskubide guztiekin

proiektu politikoa pertsonarik gabe ez da proiektu politikoa beti eduki dugu guk

gure proiektu politikoaren ardatz bezala beti garai guztietan eta pertsona guzti horien edo bakarraren eskubide guztiak defendatu ahal izan ditugu momentu honetan ere bai eskubide sozialak ekonomikoak

horregatik gobernu honek egiten duen planteamendua da krisi ekonomiko honek gizarte hau jotzen duen moduan jota

honetatik guztiok irtengo gara mantsoago

gizarte eremu horri izugarrizko lehentasuna zeuden baliabideekin dauden baliabideekin ez dugu gure burua engainatu nahi eta esan dugu mantsoago irtengo bagara ere

zerbitzu eta eskubide horiek bermatzen ditu gobernu honek presupuesto jakin batzuetan eta etorkizunean ere

bigarrenean esaten da bakea eta bizikidetza nik uste dut bakea eta bizikidetzan

badaukagula ardura handiago bat

belaunaldi honen ardura bat dela zergatik guk aurreko belaunaldien beharra izan dugu

horri edo horiei zerbait zor diegu beraz zer egiten dugun eta nola egiten dugun

datorren gizartearekin guri dagokigulako etorkizunean

horregatik giza eskubide guztien errespetuan oinarritutako printzipio horrek izugarrizko balioa du

gaurtik aurrera begira bidea egiteko baina printzipio berdinak balio behar du eta diot

iraganean gertatu dena aztertzeko printzipioa berdina izan behar du ez garai ezberdinetan diferente aplikatu daitekeen printzipioa horregatik hor eman ditzakegun

daitezkeen akordioak garrantzitsuak izan daitezke ere eta ibilbide orri bat jartzen da gero estatus politiko berriarena bakarren batzuk esaten dute errebindikazioa baina behar bat da beharra

erabakitzeko behar dituen baliabide politikoa ekonomiko eta sozialak

dagokion ponentziaren edo batzordearen eskutik nik uste dut

badela ibilbide horretan

garrantzitsu bat horregatik hiru konpromisoak krisi ekonomikoari hazkunde ekonomikoa eta giza garapena baina ez edozein modutan hazkunde ekonomikoa

garapen bat hori da ardatz nagusienetako bat bigarrena bakea eta bizikidetza etorkizunari begira

txukun egin behar ditugu gure etxeko lanak iraganaz ikasi eta

eraiki nahi baldin badugu eta estatus politiko berria nik hor ikusten dut dagoela ardatza

aukera eta herri honi esateko

izan behar duela zergatik guztion artean irtengo garelako zulo honetatik ez gaude beste asko bezain gaizki baina guk daukagun egoera ere larria da eta honetatik ere irtengo gara eta

gobernu honek eskaintzen dituen aukerak behintzat akordioetara iristeko mahai gainean daude

euzko alderdi jeltzaleak eta jaurlaritza honek zein posizio duen

idatziz jarri dugu zehaztu daiteke hobetu daiteke

baina behintzat ez ukatu disposizioa jaurlaritza honi jaurlaritza honek lehenengo egunetik azaldu du elkarrizketarako disposizioa

errebisatu beharko ditugu geure posizioak baina jaurlaritza honi

elkarrizketarako disposiziorik izan ez duenik etorkizunak erakutsiko du zer akordio maila lortzen dugun porque sí hay

eskerrik asko egibar jauna lehendakariaren txanda da lehendakari jauna zurea da hitza

gaurko osoko bilkura honen zioa benetan hausnartuta daukagun edo barneratuta daukagun ematen zuen batetik

aurrekontuen egitasmoaren aurreko eztabaida batean bestetik ematen zuen oraindik ere izan beharko den eta izango den egoera politikoari buruz orokorrean eztabaida orokor batetan non epaitu egiten diren

ematen zuen gehienok bost hilabeteren epea erabiliz bost hilabete ere ez daramagularik eta ez daramagu bost hilabete bost hilabete epe honen barruan egindakoaren ebaluaketa bat egitea eta azkenik ez dakit benetan garrantzitsuena zen

izateko zen helburua benetan gobernu programa aurkeztu egitearena horretan inork interesik zuenik bereziki nolabait

gorka maneiro legebiltzarkidearen aldetik planteatu egin dira

aurrekontuena planteatu egin da egonkortasunerako itunarena eta horretan sartu egin da orain euzko abertzalea legebiltzar taldearen buru dena egibar jaunak aipatutako fiskalitateari buruz

alderdi politikoei egindako proposamena hor dagoelarik nahiz eta ukatu egin den ez dugula ezer egin eta gero bai inbestidura saiorako izan zen eztabaida orokorrean planteatu egin ziren beste kontuak ere aipatu edo berretsi egin ditu maneiro jaunak

porrotarena independentziaren gakoa eta hortik gero pasatu egin da berriz ere giza murrizketetara eta eraldaketara

zuzen zuzenean pertsonalki izan duzun berri honengatik eta zorionak baita hemen gure artean izateagatik baina zuk ere aipatu egin dituzu

egoera edo jarrera politiko zalantzakorra jarrera politiko zalantzakorra niri leporatu egin didazu planteatu egin dituzu baita

erakunde gaitasunik ote daukagun edo ote dugun jaurlaritza bezala

zoru egonkor bat bai politikoki eta baita ekonomikoki eta horren aurrean hausnarketa edo gogoeta bat egin beharko genukeela eta hausnarketa eta gogoeta hori

apaltasun ariketa bat eginez batera eta jaurlaritza berak ere apaltasunez egin behar lukeen ariketa bat aldarrikatu egin duzu

ez duguna egin eta horren aurrean erabakiak hartu behar direla aurrekontuak egonkortasunaren aldeko akordio baten planteamenduan non izan beharko litzateke erantzukizun partekatua

konponbideak edo soluzioak eta horrek islatzen duela zer izan beharko lukeen jarduera politiko baten esanahia aitzindaritza bakardadea baina aldi berean planteatu egin duzu hori salatuaz batera

batzuen aldetik izan dela blokeo estrategia beraz hemen

salatzeko lehendakariaren edo bere gobernuaren bakardadea

jarrera izan egin dela alderdi sozialistari dagokion aldetik sartu egin zara eta gero horretan ere

gaur hona ekartzea gobernu programa eta ez lehendakaritzaren

komunikabideetatik islatzen diren hainbat gauza entzun egin ditut eta zure ahotik eta zentzu horretan

zer egin nuen eta ez zen izan gobernu programaren aurkezpena inola ere ez jakinda gainera egun berean

gobernu programaren asmoa eta horretarako agerraldiaren eskaera baina sakondu egin duzu gutxiengoan gobernatzearen arriskua zein den eta

denbora galtzearena aukera bezala planteatu egin duzu

neronen izan dudan estrategia honetatik alderdiaren estrategiaren biktima izatetik beste estrategia batetara murrizketak eta horretan ere oinarritu egin dut gero

orokorkeriak edo orokorrean hitz egindakoa eta zuk planteatu egin dituzu beharrezkoak liratekeen ildo nagusiak baina zuk zerorrek ere ezer zehaztu gabe bai planteatu egin duzu

jardunaldi edo lan jardunaldiaren aldaketa horretan nik uste dut aurreko

lukete funtzionarioek beraiek ere hemen legebiltzar honetan hartutako erabaki batzuk eta aukerarik eman gabe hartutako erabaki batzuk zein ondorio latza dakarkien funtzionarioei beraiei ere

funtzionarioek planteatu egin duzu erakunde egitura

eta baita honekin lotuta

lege guztiak izan beharko liratekeela berrikuskatzeko gai eta gainera planteatu egin duzu bere momentuan lege batzuk planteatu egin zirela alderdikeri ikuspuntu batetatik eta orain izan beharko liratekeela giza irizpideetan oinarritutako

akordio bat ere planteatu egin duzue eta berriz pasatu egin zara bost hilabeteetara eta bost hilabete honek eman beharko ligukeen errealitatearen

azkenean bai planteatu egin duzu akordatzeko prest zaudela edo zaudetela

bagoazela denboran aurrera egin ahala

diskurtso horretan gero eta gehiago sendotzen akordioaren behar izana akordioaren behar izan hori guk aspaldi aspalditik planteatuta genuen

aurrera baina erantzuna beste batzuena eta zuena hain zuzen ere izan da izan egin dena

eh bildu mintegi andrea hasi egin da lege egutegi aurkeztekoaren proposamenarekin baina

lege asmoen egitasmoa ez egutegia baizik eta egitasmoa hemen jakin egin behar da

esperientzia ezberdinak legebiltzar honetan lege egitasmoak aurkezterako orduan egutegi baten barruan eta gero egutegi hori bete egin den ala ez

horrexegatik nik azpimarratu egiten dut gehiago lege egitasmo bat lege egutegi bat baino

zehaztasunik eza horretaz ere hitz egingo dut hurrengo minutuetan enpleguaren suntsipena eta enpleguaren suntsipena leporatu egiten diguzu jaurlaritza honi lau hilabete eta erdi daramagunean eta enplegu suntsipena planteatu egiten duzu gainera nik uste dut kontraesan bat dagoela

ez da enplegu suntsipena ez da pribatizaziorako biderik ere eta hori demostratzerik baldin badago

dagoena da kontratazio berriak egin ahal izatearena ala ez ala ezintasunarena

nolanahi ere langileen eskubideetaz eta prekaritateaz eta horren aurrean zer egingo dugun uztailak zazpia hor begi bistan dugularik eta horren aurrean

argi dagoela enplegu eta gizarte politika sailetik zer egiten ari garen eta sindikatu batzuk ere zein jarrera duten gu

egiten ari garen ahaleginaren aurrean eta gero planteatu egin duzu emergentzia edo larrialdizko plan baten behar izana defizita fiskalitatea gizarte babesa

gertatutakoa eta boluntarismoa planteatu egin duzu

aurrean izandako akordioaren aurrean bakea eta

autogobernu statusarena eta hiru mito bertan behera geratu egin direla gestore onak ginenarena bertan behera geratu egin dela

gogoa dugunarena aurrekontuen gertakariarekin eta gero ez dagoela

bakar bat abertzale bezala herri hau edo erkidego hau kudeatzerako orduan

erantzuten hasi baino nahiago nuke orokorrera begiratu egin ahal izatea azken batean ematen du hemen berriz gaudela orain arte

eta nik uste dut zuek planteatu egin dituzuen larrialdizko egoera hau guk iragarri egin genuenari eutsi egin beharko geniokeela

beste bukaerako parte hartzerik baldin badaukat orduan egingo dut proposamen zehatz bat beraz legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok

gobernu programa aurkezteko izan beharko litzatekeen saio honetan denetarako erabili egin dugularik nik gardentasun osoz aurkeztu egin dut eta jaurlaritza honek gardentasun osoz aurkeztu dugu gure gobernu programa aurkezpenean esan egin dudan bezala

programa da aurkeztu egin dugun hau beraz hemendik aurrera ere gardentasun osoz orain arte bezala jarraitu ahal izan dugu eta ahal izango dugu

eztabaida izan genuenean iazko abenduaren hamabian izan genuen eztabaida finkatu egin nituen zeintzuk ziren hiru ardatzak eta hortik abiatu egin gara eusko jaurlaritza hau jakinda hogeita zazpi legebiltzarkideen babesa besterik ez genuela baina horretaz ere orain arte esan egin dut ez da izango bakarrik akordiorako alde batean jarrera kontutan hartu beharrekoa baizik eta denon jarrera zein izan beharko litzatekeen

eduki egin edo eduki egin ahal izateko eta erronka guzti hauei egonkortasun kutsu bat emanez nola sendoenik eta

ateratzeko moduan planteatu egiten dugun legealdi hau badakit bestetik konpromezu hauek betetzea jaurlaritzaren erantzukizuna dela

eta hori jaurlaritzaren erantzukizuna da baina ideia nagusi bat errepikatzea gustatuko litzaidake eta hau da gakoa eta nik uste dut ez nintzatekeela ni lehendakari bezala eztabaidetan sartu behar gobernu programa bat aurkezterakoan eta bai eutsi

islatu egin den hausnarketari eta borondateari baita nolabait krisi ekonomiko zabala eta sakona pairatzen ari gara bai

behar diogu bai hazkunde ekonomikoa eta enplegua berreskuratzeko

helburu honetan bat egiten baldin badugu eta denok bat egiten baldin badugu

nuestro programa beraz legebiltzarkide jaun andreak planifikatu egiten dugu eta egin egiten dugu programa bat dugu eta programa hori

zailtasun gehiago edo gutxiagorekin baina gure eginkizunak aurrera aterako ditugu laguntza gehiago edo gutxiagorekin baina agindutakoa eta hemen esandakoa bete egingo dugu mila egun dauzkagu seiehun eta hamabost ekimen burutzeko eta burutu egingo ditugu

gure lehentasunak helburuak eta ekimenak azpimarratu egin ditugu ez dugu beste proposamenik ikusi

guk egindako lanaren gainean gorriz idatzitako kritika asko irakurri egin ditugu orain arte ez bakarrik gaurkoak orain arte ere bai

ez baldin badira orokortasunean planteatutako esaldiak kritika asko jaso egin ditugu bai

con convicción plena nire ibilbidean ezagutu dudan gobernu egitasmorik zehatzena baita eh bildurentzako baliagarria den planteamendua

erakunderen batzuk oraindik ere gobernu programarik aurkeztu ez dutena legealdi honetan programa hau kritikatzea erraza da baina alderdi politiko guztiak erakunde ardura bat edo beste dugu eta programa zehatzagoak egiteko aukera dugu nik behintzat ez dut ezagutu testuinguru honetan ez aurreko legealdietan ezta legealdi honetan beste erakunde batzuen aldetik ere edo

dena den programa hau esan bezala hiritarrei zuzenduta dago gardentasunez aurkeztu nahi izan dugu teknologia berriak erabili nahi izan dugu

informazioan oinarritu behar da orain hiritarrek gobernuaren egitasmoaren ezagupen

dute eta izango dute inoiz eduki duten zabalena

zehaztasun falta bai nahi duzuena legebiltzarkide andreok baina ez dut uste holakorik inoiz hiritarrek begibistan izan egin dutenik

gauza batetara bakarrik ez gaude prest legebiltzarkide jaun andreak programa gelditu ez programa gelditu kritikak eta ekarpenak jasotzen ditugun bitartean

eskerrik asko lehendakari jauna taldeen txandan sartuz mistoa